arratsalde on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu berriro ere gai zerrendako bosgarren puntua
euskal autonomia erkidegoko aurrezki kutxei eta banku fundazioei buruzko lege proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketa eztabaida eta botazioa

zurea da hitza eskerrik asko

legebiltzarkideok jaurlaritzaren aurrezki kutxen eta banku fundazioen

natorkizue lehenengo eta behin gai honetan kontuan eduki behar dugu gure eskumenak zeintzuk diren aurrezki kutxen eta banku fundazioen arloan

finantza legedi orokorraren

alde batetik kutxen gure eskumen tradizionalak eduki ditugunak baita erabiltzen dugu

kreditu eta banku ahalmen arautzailearen garapenerako daukagun eskumena hori da beste arloa lege proiektu honetan erabiltzen duguna zeintzuk dira lege proiektuaren helburuak bi alde batetik aurrezki kutxen euskal legedia eguneratu

eskatzen duena da legedi propioak direnak erkidego autonomoetan eguneratu behar direla egokitzen

kutxei buruzko finantza legedi orokorrak esaten duen arautegia gure esparru propiora ekarri behar dugu baina egokitzapen horiek egiten

onartu zen lehengo legealdian eta lehenengo esparru honetan egiten duguna da gure lege proiektuan

errespetatu behar diren aldaketak legedi orokorretik hau da estatuko legedi orokorretik eta mantendu orokorrean gainontzeko gauza guztiak zeren eta euskal kutxen legedia bi mila hamabikoa nahiko

legedi orokorrak finantza legedi orokorrak mantentzen du

aurrezki kutxei buruzko esparru horretan errespetatzen dugu ganbara honek daukan adostasuna handia baina egokituz finantzario arloan

aurrezki kutxak gure esparruan aurrezki kutxak beste izaera beste berezitasun eta eduki batzuk dauzkate

aurrezkiak eskuratzea eta finantza eta inbertsio zerbitzuak

ez edonori baizik eta txikizkako

bere berezitasuna merkatu orokorrari bideratuta zeuden

murriztu egiten du finantzako lege orokorrak orduan

beste alde batetik kutxek ezin dute autonomia erkidegoko

bere eskumenak erabili salbuespen gisa bakarrik mugakide diren hamar probintzietarako hor jokatu ahal dute baina erkidego autonomo baten inguruan mugakideak diren hamar probintzietara hori da bigarren berezitasuna hirugarrena beraien aktibo kontsolidatuak hamar mila milioitik gorakoak ezin dira izan

laugarrena beraien esparruan lurralde autonomiko esparru horretan gordailuen merkatuaren

hori gertatuko balitz aurrezki kutxa bat bihurtu beharko litzateke banku fundazio batetan eta bere finantzario jarduna banku baten bidez kredituko erakunde baten bidez egin beharko luke orduan aldaketa hori garrantzitsua da estatuko legedi orokorrak esaten duena orduan

ezaugarriak direnak aldatu egiten dira zentzu horretan lau

onartzen dugu errespetatzen dugu eta ganbara honetan zeuden adostasun handiko

legea hori ekarri egiten du gainontzeko arlo guztiak esparru honetan dira egokitzapenak egiten ditugunak gobernu organoari buruzkoak batzar orokorra

gizarte kontrolerako batzordea hori dakarren araubide berria hori ere ekarri behar dugu finantzario lege orokorrak esaten duen moduan eta gainontzeko

arautzen direnak ba mantentzen ditugu bi mila hamaika bi mila hamabiko legeak esaten duena uste dugulako adostasun

eta bere balioa daukala baina egia da une honetan

eta legedi orokorrak finantzario legedi orokorrak esaten duena da indarrean zeuden

bi mila hamalau urtea amaitu baino lehen derrigorrez legedi horren bidez

bihurtu behar zirela banku fundazioetan eta hori gertatu da eta gure kasuan

daude legearen bigarren helburua da arlo hau arautzea

dira erakunde batzuk daukatena berezitasun horiek bat helburu sozial bat daukate hori da helburu sozial bat daukate bi beraien jarduna bideratuta doa

hiru banku baten edo finantza erakunde batetan partaidetza dutenak

partaidetza hori era osasuntsu eta egoki batean kudeatu behar dute orduan betebehar bi daukate alde batetik

erakunde finantzario batetan banku batetan adibidez daukaten partaidetza egoki eta osasuntsu kudeatu

banku fundazio baten helburuak eta zer dira banku fundazioak

gizartetik behetik gora baizik eta legedi orokorrak

aurrezki kutxek bi mila hamalauko abendua baino lehen behartuta zeuden banku fundazioak bihurtzera eta beraien jardun finantzieroa banku baten bidez egitea orduan gure kasuan

horrela sortutakoak dira eta dira erakunde batzuk beste hirugarren berezitasun bat daukatena eta da finantzario erakunde batetan eduki behar dute

gorako partaidetza edo ehuneko hamaretik beheranzkoa bada

banku horretako administrazio kontseiluan administratzaileren bat izendatzeko eskumena edukitzea

fundazio bat badago eskumen hori edukiko du ez badauka horrelako eskumenik

eta gainera administradorerik izendatzeko eskumenik ez eduki orduan ohizko fundazioa bat izango litzateke izan ahal da fundazio bat ohizkoa izatea eta partaidetza bat edukitzea finantza erakunde batetan baina salbuespen gisa horiek arlo biak ez betetzea zentzu horretan

helburu bat eta bestetik bankuaren partaidetzako kudeaketa

legeak egiten duena da garatu estatuko lege orokorrak esaten duena gure esparruan hau da gure konpetentzi propioak erabili hau da ganbara honek eta zuek legebiltzarkide jaun andreok erabaki behar duzue nora arteko

garrantzitsua araubide bat hemen egotea orduan egiten duguna da legedi orokorraren ildo nagusiak

gobernu organoak edo patronatuaren araubidea ipintzen dugu bateraezintasunak ipintzen ditugu

berezitasunak bateraezintasunak bete behar dituztenak organo horietako partaideak izan behar diren pertsonak baita ere

zenbat urte egon behar diren ardura horietan ordezkariak edo patrono moduan izendatuta dauden pertsonak

hori garatzeko eta banku fundazio on batek dauka esparru bi batetik izaten dena gizarte ekintza bat egin behar du eta beste batetik kudeaketa osasuntsua

bankuaren jabetasunaren horren ildotik dauka erakunde finantziero baten partaidetza garrantzitsua dakarrenean hamaretik gora bada lotura bat dauka espainiako bankuarekin

erakunde finantziero batetan baina beste arloan gizarte ekintza arloan erakunde horrek

horren babeslaritza ganbara honen menpe eusko jaurlaritzak eraman du eta hori da hirugarren esparruan hemen betetze duguna gure eskumen propioak eta gure euskal legean gizarte ekintza arloa ondo garatu zehaztu eta finkatu

estatuko legedi orokorrak ez du ezertaz arautzen gizarte ekintzako esparru hori eta guk

hemendik eta gelditzen diren hilabeterako

legea onartzeko garrantzitsua dela gizarte ekintzako arloa araututa geratzea

izaeraz dakarren historia eta sormena dauka

sortutakoa da eta aurrezki kutxak datoz herri erakundeetatik udal

hori uste dugu garrantzitsua dela banku fundazioan arau bide propio bat edukitzea gizarte ekintza arloan

baizik eta ez badugu ulertzen ohizko fundazio baten moduan funtzionatu behar duela banku fundazio jaurlaritzak proiektu propioa aurkeztu dugu hori

ba tradizionalki banku fundazioaren gizarte ekintzak eduki duen papera izan dela kudeaketa osasuntsua herrira bideratuta lotuta eta bateratua izateko

bere gizarte zerbitzuetako planifikazioarekin bat etorrita hau da lotuta azkenean kontuan eduki behar dugu banku fundazioek daukatela eta beraien jabeek daukatela

bat beraien gastu guztiak

horrek eskatzen duena da botere legegileak edo botere exekutiboak ere horren jarraipena egin behar duela bere gastu guztiak gizarte ekintzara bideratutakoak bere urteko kontu ekonomikoetan

gure legedian pauso handi bat eman dugu hori bere zergadun paperean horrela geratzen da hobari fiskal moduan eta bi

kide den bankuak ere egoera hori dauka bankuak bideratzen duen etekinen zatia gizarte ekintzara doa bideratuta dagoena horrek ere hobari fiskala dauka bankuaren urteko kontuetan horrek erakusten du

erakunde batzuk direla botere publikotik bideratuta daudenak eta berezitasun batzuk daudela beraien kontu ekonomikoetan

zergadun paper horretan hobari fiskala horiek eta hori ere uste dugu tradizionalki gure legebiltzarrean eta jaurlaritzan eta gure lurralde autonomoan egin den moduan araubide propioa eduki behar duela zeren legedi orokorrak ez dauka araubiderik

ohizko fundazioak esaten duen legediak egitea

gure herritik sortutako euskal kutxen ondorioz legedi orokorrak esaten duen erakunde bat sortuta eta horixe da

ganbarak edo jaurlaritzak kontuan edukitzea

eta gizarte ekintza arloan kontuak onartzeko zelan bideratzen duten

beraien kontuak gizarte ekintzarako eta urteko

banku fundazioaren bitartez edo banku fundazioak elkar lanean beste erakunde batekin

baina guk planteatzen duguna da tradizionalki esan den moduan dena da gizarte ekintza zuzenean egin

hiru esparrutan eguneratu eta laburbilduz euskal kutxen legediaren egokitzapena eta eguneratu azkeneko lau urtetan egin diren aldaketara bi

eta hiru dagoen gabezia gizarte ekintza arloan arautu gabe dagoena banku fundazioetan arautu tradizionalki esan den moduan gure legebiltzarrean

daukagun moduan kutxen arloan orduan titulu propio bat egiten dugu erakunde bietara kutxa bat badago edo banku fundazio bat egon

orain zuen eskuetan geratzen da legebiltzarkide jaun andreok hemendik eta ekainaren amaierarako ba ganbara honek lanak egitea talde parlamentarien bitartez eta legedia ba onartutzat amaitzeko moduan aurten eskerrik asko eta besterik

eh bilduren ordezkariak dauka hitza bere osoko zuzenketa aurkezteko isasi jauna nahi duzunean

lehendakari andrea lehendakari jauna sailburuak

metro beteko eskumenetan nola jaurlaritzak metro erdia erabilita konformatzen den euskal herria bilduk

lege proiektuari eta jaurlaritzari itzultzea eskatzen du taxuzko

eta azalduko dugu zergatik lege proiektu honek ez die erantzuten arabako bizkaiko eta gipuzkoako biztanleriaren

finantza beharrizanei lege proiektu honek ez du bermatzen sorburuko aurrezki kutxek betetzen zuten

are gehiago lege proiektua berdintzera jotzen du jatorrizko aurrezki kutxen izaera banku fundazioen ohiko izaerarekin lege proiektu honek

eta soziala are zorrotzago lege proiektuak arautzen du finantza erakundeen funtzionamendua haien kontrol publiko eta soziala eragozteko

lege proiektu honek finantza erakundeen alorrean autonomia erkidegoari aitortzen zaizkion esklusiboak erabili eta sakondu beharrean menpekotasun egoera onartu eta arautu egiten du lege proiektu honek

beharrizanei bereziki berrikuntzari dagokionez ezagumendu gizartearen garapenaren ildotik alegia lege proiektu honek

kaudimen likidotasun eta gardentasunari dagozkionak

hain zuzen ere lege proiektuak ez dio biderik ematen inondik ere arautzeko orain artean gertatutako

eragozteko modurik lege proiektu honek ez du emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna sustatzeko inongo helbururik ez du tratu berdintasunaren printzipioa bermatzen ez du bermatzen sexuaren araberako banandutako emakumezkoen eta gizonezkoen presentzia orekatua

finantza erakundeen gardentasuna esaterako banku fundazio bakoitzaren gizarte ekintzako onuradunei buruzko daturik ez dagoela proiektuan bertan

lege proiektu honek ez du ahalbideratzen euskararen normalizazioa

hizkuntzen arteko asimetria existitzen denik ez baitu zehazten euskararen normalizaziorako beharrak eta lanabesak zeintzuk diren

lege proiektu honek ez du bilatzen euskal herriko herrialdeen eta lurraldeen arteko kohesioa lege proiektuak ez dakar ahalmen berririk ez dio biderik ematen eskumen handiagoak lortzeko arabako bizkaiko eta gipuzkoako aurrezki kutxek nafarroakoak ere sorreratik bertatik

izaera soziala erakutsi dute aurrezle

finantzatzen laguntzea udalen eta herrialdeen garapen lokala eta sozialerako ezinbesteko tresnak izan dira

espainiako banku erakunde bultzatu izan dituzte finantza erakunde pribatuak eta banku

aurrezki kutxen jarduera eta kaudimena kontrolatzeari

higiezinen gaineko jarduera espekulatiboak ahalbidetu maileguen gaineko kontrol eza ezarri eta gutxien eremu naturaletik kanpora zabaltzea bultzatu zuten hori

kutxak osorik edo partzialki pribatizatu dira eta banku negozio gutxi batzuen esku geratu dira egia da

tamalgarri horri emandako erantzuna oso eskasa izan zela diru laguntzak eskaintzeko moduan

horrela memorandumak pribatizazio prozesua sustatu egin zuen sustatu ez behartu bien bitartean frantzian alemanian eta holandan kasu batzuk aipatzearren aurrezki kutxek eta kreditu kooperatibek aurrezkiaren euskarri nagusia izaten jarraitzen dute

hau da hain zuzen ere euskal herrian urte batzuk lehenago geundenaren antzeko egoera espainiako erresumak banku erakunde handien interesei men egin eta aurrezki kutxak

aurrezki kutxen ibilbide luzeak izan duen amaierak

baino gehiago behar du finantza krisiak eraginda eta legeak hala behartu duela esatea aitzakia merkea da ez nahikoa alegia hori ez da benetako arrazoia sakoneko arrazoia da

eta berau babesten duten indar politikoek banku negozioen finantza eredua hobesten dutela jaurlaritzak eta bere babesleek

finantza erakundeen gaineko kontrol publiko eta soziala hori da jaurlaritza honetatik espero dezakeguna zorionez ez da

urtean aurkeztu zen euskadiko erkidegoaren estatutu politiko berria dokumentu hartan berrogeita bederatzi artikuluan

honela zioen ekonomia eta finantzen arloko politika publiko sektorialak politika publiko horiek taxutu betearazi eta kontrolatzeko

legegintzako eta betearazteko ahal guztiak izango dituzte ondorengo

eremuetan eta zerrendan besteak beste agertzen dira kredituaren bankuen eta aseguruen antolamendua eta kreditu erakundeak eta aurrezki kutxak beste garaiak ziren hala da

eta osoen erabiltzeko beste jarrera eta beste borondatea zegoen esan moduan jaurlaritza honek bestela dihardu horrela aurkeztutako lege proiektua

espainiako gobernuak estatuan abiatutako bankarizazioa

besterik ez da hemen aipatu den hamaika barra bi mila hamar

oinarriturik arabako bizkaiko eta gipuzkoako hiru aurrezki kutxak bildu eta kutxabank sortzea erabaki zuten

pribatizazioa ekiditeko eta kontrol publiko eta soziala bermatzeko

hiru aurrezki kutxen batzarrek integrazio kontratuaren birmoldaketa onartu zuten akordio horren arabera adibide gisa

edo arauez ezarritako edonolako kapital handitze edo sarrera onartzeko hiru aurrezki kutxen batzarrek

alegia azken hitzak kontrol soziala eta publikoa ordezkatzen zuten aurrezki kutxen batzarren esku gelditzen zen

besteak beste instituzio publikoen ordezkaritza mugatzen hasi zelako

edonola ere ordezkaritza mugatuagoarekin kontrol publikoa eta

bazeuden bi mila hamairuko abenduan espainiako kongresuak aurrezki kutxei eta banku fundaziori buruzko hogeita sei barra bi mila hamairu

ppen eta alderdi jeltzalearen

lege horrekin errotik aldatu zuen ordura arte espainiako estatuan aurrezki kutxei inguruan zegoen legedia eta banku fundazio figura sortu eta indartu zuen

berek adierazi zutenez helburua espainiar finantza sistema bera salbatzea zen bereziki aurrezki kutxen desagerpena bultzatuz

aurrezki kutxen izaera publiko eta soziala desagerrarazteko

artikulu zehaztuz eta besteak beste aurrezki kutxek euren lurraldeekiko eta bertako egitura sozio ekonomikoekiko historikoki izandako txikimenduarekin amaitzeko

lehenetsi bide emanez zer esanik ez bide horretan entitate sortzaileen ordezkaritza bai eta lurraldetako

edo desagerrarazi zuten hamarkadetan gure aurrezki kutxen kontrol publiko eta sozialerako tresna izan diren orokorrak desegin zituzten eta kontrol publikotik eta sozialetik kanpoko hamabost lagunen patronatuaren figura sortu zuten banku fundazioa

bizkaiko eta gipuzkoako kutxak desagerrarazi eta hiru banku fundazio sortu zituzten horien zuzendaritzaren esan moduan

instituzioetan eta gizartearen aurrean inongo azalpenik emateko beharrik ez zuten

banku fundazioak kutxabankeko akzionistak izaki kutxabanken finantza ildoaren etorkizuna eta hiru entitateen gizarte ekintzaren norabidea

lagunen eskutan utzi zen aipatu aurrezki kutxei eta banku fundazioei buruzko hogeita sei barra bi mila hamairu legeak urte beteko epean

estatuko autonomia guztiei lege berriaren araberakoa egokitzapena egiteko hori ere aipatu izan du

jaurlaritzak ordea ez zuen aukera hori baliatu eta ondorioz

espainiako estatuan hogeita sei barra bi mila hamairu legearen arabera egin da autonomia erkidegoko

jardun ekonomikoa eta aurrezki kutxei lortutakoek horiek ordenatu eta arautzeko eskumena aitortzen badio ere autonomia erkidegoari berari

uko egin dio espainiako legera makurtzen finantza sistema herri baten ekonomiarako

izan dezakeen ardura eta funtzioa kontutan hartuz eskumen eta

arduragabekeria politiko eta kasu honetan

iruditzen zaigu edonolako egoeran herri edo komunitate batentzat bere jarduera politiko sozial edota ekonomikoak erabaki ahal izateko eskubidea garrantzitsua bada oraindik orain

hartu nahi ez izatea berriro diogu arduragabekeria instituzional handia da

lehen aipatu estatuaren hamargarrena artikulua jardun ekonomikoa eta aurrezki kutxei lotutakoak

aitortzen diolarik jaurlaritzari eskumen horien defentsa egitea

dagokion tokian aldarrikatuz eta behar izanez gero beste askotan hainbeste defendatzen duen estatuaren eskumenen

edo neurri juridikoak abiatuz jaurlaritzak aurkeztu berri duen lege proiektuak espainiako estatuko aurrezki kutxei eta banku fundazioei buruzko hogeita sei barra bi mila hamairu legeari eusten dio ondo

inolako aldaketarik sartu gabe aurrezki kutxen kasurako lege proiektuak aurrerantzean aurrezki kutxek bete behar dituzten baldintzak zorrotzak ezartzen ditu eta ondorioz tamaina lurralde eremua eta finantza entitate batean izan ditzakeen parte hartzeari dagozkion aipamenak

hori gutxi balitz lege proiektuan etorkizunean sortu daitezkeen aurrezki kutxa berriei begira instituzio publikoen parte hartzea erabat mugatzen da

ehuneko berrogeian kokatzen badu ere lege proiektuak ehuneko hogeita bostera murrizten du

etengabe errepikatzen ari garen bezala finantza sistemaren baitan kontrol publiko eta sozialarekin amaitzeko prozesuan beste urrats baten aurrean gaude jaurlaritzak aurkeztutako lege proiektuak hogeita sei barra bi mila hamairu legeari jarraiki aurrezki kutxak banku fundazio bihurtzeko prozesua era zehatzean

eta aldiz aurkako norabidean egin daitekeen urratsa aipamen soil batetara mugatzen du

banku fundazioa bihurtzen den edozein aurrezki kutxak automatikoki izaera publiko eta soziala galtzen du ordezkaritza publiko eta sozialez osaturiko batzar orokorra eta administrazio kontseilua desagerrarazi eta lehen aipatu moduan inolako ordezkaritza publiko edota sozialik ez duten

osatutako patronatua jartzen baitute buru beraz hemen proposatzen den

aurrezki kutxen administrazio kontseiluak eta batzar orokorrak historikoki osatu dituzten aurrezki kutxetako bezeroen entitate fundatzaileen

edota lurraldeetako eragile sozialen ordezkariek ez dituzte aurrerantzeko patronatuak osatuko lege proiektuaren arabera gainera banku fundazio gisa jardun edota ohiko fundazio gisara bueltatu bietan

hori noski banku fundazio edo ohiko fundazioak lehen aurrezki kutxei zuzenean zegokien

aldentzen ditu aurrezki kutxen funtzio soziala erabat galduz

lege proiektuak emakumeen eta gizonen berdintasunerako lau barra bi mila hamabost legearekin talka egin dezakeela

genero berdintasunaren adierazle apurrak nahikoa ez direlako eta

delako aukera dago oraindik orain

banku fundazio izateari uko egin eta ohiko fundazioa bilakatzeko

bizi dugun krisi egoerari aurre egiteko bitarteko gisa erabiltzeko aukera izango genuke horregatik guztiagatik

eragile politikok eta sozialek egindako eskaerarekin krisitik ateratzeko finantza sistema publikoa jabegoa

uste dugu bat jabego publikoa blindatu behar da aurrezki kutxetatik etorritako erakundeen

bi lehenengo aurrezki kutxen xedeak oraingo banku fundazioetan txertatu behar dira enpresak laguntzeari lehentasuna ematea batez ere

enpresa txikiak eta ertainak eteak mikro eteak autonomiak kooperatibak enpresa estrategiko

gizarte ekintza bultzatzea banku praktika erabat etikoak egitea komisio txikiagoak ordainean

alokairu soziala eta abar horretarako erakunde bakoitzean jarraipen batzorde bana sortu beharko litzateke erakunde sozialei eta bereziki bezeroei ere irekita

hiru banku fundazioak demokratizatzea baita haien mende dauden edo nazionalizatu diren bankuak ere

erakunde horiek sortu ziren lurraldeetan hauteskundeak egiten diren aldiro patronatuetako eta administrazio kontseiluetako kideak berriztatuko dira

pertsona horiek prestakuntza egokia eta banku jardueren

pertsona horiek erakundeen jatorriko lurraldeetako botoen proportzio zuzenean hautatu beharko lirateke isiltasuna mesedez eskerrik asko autonomia
erkidekoetan kide kopuru bat quince por ciento hamar bitartean bezero

pertsona horiek hautetsien bateraezintasun erregimen bera izan beharko lukete eta agintaldiaren hasieran eta amaieran

pertsona horiek azkenik erakunde sortzaileen aurrean kontu ematea

fundazioetako patronatu guztiek osaturik beharko lirateke

eutsi ahal izateko erabiltzaileen langileen eta dagokien lurraldeetako gizarte erakundeek parte hartzeko eta kontrolatzeko bideak jarri beharko lirateke herritarrei finantza erakundeen informazioa eskuratzeko bideak eskaini beharko litzaieke

aitortzen dien informazio eskubideen arabera lau espainiako bankuko erantzukizunak argitzea

eta krisiaren arrazoi nagusietako bat izan den higiezinen gaineko negozio ilunen eragileak kargugabetuz baita aurrezki kutxak porrotera eraman zituzten zuzendaritzako kideak ere

halaber espainiako bankuak banku oligopolio eta fusioak bultzatzeari ustea eskatu eta haien benetako lanean zentratzea exigitu beharko litzaieke

finantza erakundeek behar den bezala eta behar den zuhurtziaz lan egin dezaten gainbegiratzea eta zenbait

kontrolatu beharko da komisioak hain handiak

bost behar diren lege aldaketak egitea finantza sistema mistoa izan dezagun publikoa zein pribatua azken ehun eta berrogeita hamar urte hauetan izan dugun moduan horretarako

zuzenduko dira eta ez da banku oligopolio pribatua bultzatuko beharko lukeen helburua

gizarte ekonomiaren finantza erakunde gisa izan ere haien helburuak

finantza inklusioa erraztea xehekako banku jarduera sustatzea familien eta enpresa txiki eta ertainen beharrizanei erantzutea administrazioen finantza beharrak betetzea

laguntzea ere azkenik eta amaitze aldera eta esandako guztiaren ondorioz

horrela autonomia erkidegoak dituen eskumenez baliaturik hogeita sei barra bi mila hamairu legeari jarraitu baino finantza sistema propio eta burujabe baten norabidean arabarako

aurrezki kutxen lege propioa egiteko prozesuari lotzea eskatzen dugu

hartzen du eremu politiko instituzional sozial sindikal eta ekonomiko eragileen ekarpenak jasotzea euskal herria bilduk jakin badaki garaiak aldatu direla eta gure ahotsetik hitz egiten dutela

gaur goizean ikusi dugu kalean gehiengo sindikal eta soziala

gehiengo sozial soziopolitiko baten ordezkariak garela baina hala eta guztiz ere esandako

legebiltzarkide guztiei osoko zuzenketaren aldeko botoa eta ondorioz

aurrezki kutxei eta banku fundazioei buruzko lege proiektua jaurlaritzari itzultzeko ondoren jakina

eskerrik asko isasi jauna aurkako txandara pasatuz zeintzuk parte hartu behar dute euskal talde popularraren ordezkaria den

eskerrik asko damborenea jauna alderdi sozialista prieto jauna zurea da hitza

gorospe andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zurea da hitza eskerrik asko

arrasti on isasi jauna

defendatu duzu zioan esandakoak eta hori

nagusi batekin gelditzekotan kontrol publiko eta soziala galtzeko beste pausu bat beste urrats bat dela esan duzu hori uste dut nik

benetan benetan uste duzu jaurlaritzak aurkeztu duen lege proiektua kontrol publikoa aurrezki kutxa eta banku fundazioen kontrol publikoa eta izaera soziala galtzeko beste urrats bat dela

damborenea jaunak esan deutsu lege proiektu hori

botako balitz zein egoeratan egongo ginateke noiz egongo litzateke kontrol publiko gehiago

edo lege proiektua aurrerantz botata kontua da zuok hainbat aldiz zure

limitatu ez duzu bakarrik esku artean daukagun lege proiektuari buruz berba egin aspaldiko urteetan gertatutakoari buruz berba egin duzu bi mila eta azken hamar urteetan bi mila hamaretik hona emandako pausu ezberdinak

egia da momentuz momentu momentu bakoitzean egiten joan garen guztiaren aurrean aurreikusten izan duzuen denetan huts egin duzuela aurrezki kutxak banku fundazio bihurtu ziren

likidaziorik egon likidaziorik egon zuek

banku fundazioen balorean euren funtsa

berdina da aurrezki kutxen berbera da gizarte ekintza ordukoa da euskadiko handiena jasangarria iraunkorra eta horrela izateko bermeak dagoz huts egin duzue likidaziorik ez da egon kontrol publikoa ez da galdu

gizarte ekintza bermatuta dago euren baloreak mantentzen dira eta oraingo honetan nik uste dut benetan egin beharreko

banku fundazioen inguruan kutxabanken inguruan egindako diskurtso demagogikoaren esparruan sartzen den eta txertatu behar zenduen derrigorrezko diskurtso bat entzun izan dugula nahiz eta benetan sinesten ez duzuen zuk hainbat gauza aipatu izan dituzu errealitate juridikotik kanpo daudenak eta zuek dakizue eta hor

planteatzen izan dituzun hainbat gauza ez direla posible

ez ikuspuntu juridikotik ez eta ikuspuntu politikotik fikzio hutsa da errealitatetik kanpo kokatu zarete eta hori

herritarrei iruzur egitea da ezin dena egin egin behar dela planteatzea herritarrei iruzur egitea da

guk eta sailburuak esan du gure eskumenak eta ahalmenak erabiliz oinarrizko legedia errespetatu eta garatzeko

berak azaldu ditu zein arlo desberdinetan eta berak defendatu du inork baino hobeto

aurkeztutako lege proiektua eta ez dut berriro errepikatuko bertan

ez dela posible eta zuek gobernatzen duzuen lekuetan eta gobernatu izan duzuen lekuetan

edo nahi barik oinarrizko legeria bete duzue

egonkortasun legea bete duzue aurrekontuetan ez da zintzoa eta ez da ikuspuntu politikotik arduraduna izatea beste batzuei eskatzea oinarrizko legedia ez betetzea

demagogia hori da herritarrei iruzur egitea ezin delako lortu zuek planteatzen dituzuen hainbat eta hainbat gauza

galdera erantzun gura baduzu benetan uste duzu honi atzerantz egin ezkero kontrol publikoaren bidean

lege proiektuan planteatzen diren proposamenak aurrera egin barik hobeto egongo ginatekeela zeren hori da zuk eskatzen duzuna

hau atzera botata oinarrizko legediagaz hainbat arlo aipatu izan dituzu zure ustez

berdintasunaren esparruan euskeraren normalizazioaren esparruan gardentasunean

lege proiektu bat planteatu du jaurlaritzak eta ganbara honetara bialdu du guk

planteatzea ekimenak planteatzea zuzenketak lege proiektu hori hobetzeko zuk uste baduzu berdintasunean euskeraren normalizazioan gardentasunean edo beste hainbat arlotan hobetzeko esparrua dagoela

hobetzeko zuzenketa batzuk gure esku dago hori hobetzea baina

benetan egiteko modukoak alferrik

eta zuk planteatutako hainbat zuzenketan da gure joan eta berrogeita hamalau zuzenketatik

banku fundazioen esparruan aurkeztu dituzuenak eta besteetan

lehen esandakoa gure ustez orain arte emandako

eta uste dugu oraingo honetan ere ez duzuela asmatu

baina egin beharreko diskurtsoa egin duzuela eta momentu honetan

herrigintzan egin gura duenak lan egin behar du errealitatetik abiatuta ez demagogiatik eta fikzio hutsetik eskerrik asko
eskerrik asko gorospe anderea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria isasi jauna

legebiltzarreko lehendakari anderea garaiak aldatzen ari dira

damborenea jaunak leporatu egiten dit eta

neurri batean garaiz kanpo dago garaiak aldatzen ari direlako garaiak aldatu dira eta hori adibide madrilen

prieto jaunak aipatu izan du funtsean bat datorrela guk oinarrizko planteamenduarekin kontrol publiko eta sozialari dagokionez

galdera batzuk plazaratu egin dizkit eta

zer gertutako litzateke lege hau bertan behera geratzen bada atzo bezala edo herenegun bezala hemen badago

markoa eta nola bata bestearen kopia den ez litzateke ezer gertatuko legealdian nik ez dakit gure

eta orduan ikusiko genuke zer garrantzia izan dezakeen lege honek ikuspegi horretatik zeren bertan behera geratuko litzateke segituan

legealdi amaiera honetan nik uste zintzoagoak izango bagina denok hurrengo legealdian ordezkaritza berri legoke seguru asko eta horrexegatik hitz egin dut damborenea jauna ordezkaritzaz hitz egin dudanean

aldatuko dela parlamentu hau hurrengo legealdian eta

posizioak defendatzen ditugun posizioak egoera hobean egongo dira

batere demagogia hemen guk indarra jarri dugu

garaiak aldatu direla ezbaian dagoela une honetan

lurralde krisi bat dago estatu honetan eta gauza askoz gehiago lortu litezkeela

oraingo markoekin baina nik uste dut

berritu beharko luke bere politika egiteko moduan aldaketa garaian zirrikituak nonahi irekitzen direnean batetik edo bestetik sartu ahal izateko baina jarrera horrekin guri ematen baldin badigute pitxar honetako eta konformatu

anbizioa garaiak aldatu direlako guk ez dugu finantza eredua

itsas arandiko finantza eredurik

gaur egun berebiziko garrantzia hartu du eta izango du

eta demokraziarena eta demokrazia galdu dena lege honek beste galdera bat izan da

benetan uste ote dudan lege proiektu honek beste urrats bat ematen duela kontrol politiko eta sozial bai andrea zergatik

kontsolidatu egiten duelako eta patronatuen eskuetan uzten duelako kontrola eta patronatuak araban

eta arbitraritatea da pertsona horien aukeraketa prozesuetan eta jauna badaki ere estatu mailan hau lege hau hau da

hori dago aldaketen zerrenda luze horretan

nik ez dakit legealdi honetan estatu mailako legealdi honetan amaituko da maiatzak bian eta hauteskundeak izango ditugun

hurrengo legealdian lege hau berriz ere egongo da parlamenturen batean edo bestean eztabaidan funtsezkoa delako

adituek esaten dute krisia hau da hemen bizitzen ari garena

bizitzen ari direna adituek eta nik baino hobeto dakizuenak ondo dakizue krisia ez dela amaitu

krisi are latzagoa etortzen dela txinako kontuak direla eta

eta horretarako funtsezkoak dira lanabesak izatea guk aurrezki kutxetatik

administrazio publikoek euskal herriko administrazio publikoek lanabesa galdu dituzte eta lege honek berretsi egiten du galera hori nik ez dut esaten honek kualitatiboki honek egiten duena da beste urrats bat eta kontsolidatu egiten da egoerari

eta garai horiek ez direlako planteatu egin behar da zer egin daitekeen

berriz ere ez gertatzeko eta ez da planteatzen ez da gogoetarik egiten

prieto jaunak egin duen deskripzioa eta gatzagaetxebarria jaunak egin duen oso

tonu baxuko azalpena azaldu egin digu bere ezagumenduetatik

lege proiektuaren muinak zertan diren eta ze hiru esparru arautu dituen eta horrek zer esan nahi duen

eskola baterako ondo dagoela baina politika mailan nik zerbait gehiago espero nuen esatea ni

holako finantza ereduarekin eta gure planteamendua

da garai hauetan ahalegin berriak egiteko

hemen goizean onartu egin dugu tokiko erakundeen legea

lege proiektu honetan baina ez da negoziaziorako aukerarik izan eta hemen

udal legearen kasuan gertatu izan den moduan bultzatu duena alderdi jeltzalea izan da bultzagile nagusia lege hori

eta egin izan dira batzuen eta besteen ikuspegiak mahai gainean jarri

baina hemen ez zergatik hemen ez da planteatu

guk planteatu dugu eta guk indar handia jartzen dugu osoko zuzenketan eta iruditzen zaigu

bi garaiak aldatzen ari direlako eta hiru aukera berriak esku eskura dauzkagulako orain ez bada bihar eta ez naiz esaten ari guk behartu egin behar dugula

esango nuke momentu hau katalunian egiten den moduan da tira bultza handik eta bultza hemendik eta ea denon artean botatzen dugun hori eta baina edozein kasutan ez da hori da garaiek aldatu direla eta

begiratzeko garaia hori da gizartean gertatzen ari dena

krisiari aurre egiteko lanabesak galdu ditugu

guk aurkeztu ditugu berrogeita bost zuzenketa partzial batzuk eta egia da eta nik ez daukat konplexurik onartzeko kasu askotan bete lana izaten da zeren indarra hemen jarri nahi dugu zeren iruditzen zaigu

aurrezki kutxen eta banku fundazioen legea onartuko balu seguru asko hurrengo legealdian errebisatu beharko litzatekeen legeetariko bat hau izango litzateke

datozenei inposatu egiten zaiolako

hurrengo batean eta zergatik aldatu behar izango dugu bat seguru asko estatuan dagoen lurralde krisia

zabalagoak eskuratzeko aukera izango dugulako bi datorkigun krisi horri aurre egiteko besteak beste finantza lanabesak halabeharrez

aurre egin ahal izateko eta azkenik konbentzituta nagoelako erabakitzeko eskubidearen ildotik horrelako elementuak berpentsatu denon artean

ez da momentua lege honetarako eta aurkeztutako

baina ez nahikoa dudarik ez momentu desegokia ez nahikoa eta gainera ez du ekarpen berezirik ekartzen estatu legearekin batera ba berriz ere eskatuko nizueke

eta ikuspegi sozial horretan
bide horretan topo egingo dugu eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna erantzunen bigarren txandara pasatuz

esan izan duzu isasi jauna lege proiektu hau aurkezteko ez dela momentua baina lege proiektu hau eusko jaurlaritzak

uztaileko gobernu kontseiluan onartu zuen ezin diogu jaurlaritzari leporatu gure eraginkortasun eza

bi mila hamalaueko uztailean hamar hilabete dela

zelan esan ahal diogu jaurlaritzari ez dela momentua aproposa geure lepoari zer edo zer geure buruari zer edo zer esan beharko diogu zer da gertatzen dena horrela egon gaitezen

hori lehenengo gauza bigarrena lehen esan duzu

alderdi jeltzalea ehun da piku urtetan dabil anbizioz aurrerantz egiten eta historia

eta zuk gaur aipatu izan duzu bi mila hamalauean legebiltzar talde honek ni neu ez nengoen hemen baina hemen egon ziren legebiltzarkideek eta hemen egon zen jaurlaritzak planteatu zen hemen legebiltzarrak onartuta

hori euzko abertzaleak legebiltzar taldetik sortu zen anbizioz

legebiltzar talde honetan ganbara honetan beste lan talde bat dago autogobernuan aurrerantz egiteko hor be izango da aukera gura baduzue gura badugu legebiltzar taldeok aurrerantz egiteko eta hor ere finantza arlorako zer edo zer ipini ahal izango da anbizioz beti gure historian zehar

geure denbora guztian erantzukizunez jakinda errealitatea zein den eta zer lortu genezakeen eta gero hirugarren eta amaitzeko

hemen ez dela negoziaziorako esparrurik egon eta lehen toki erakundeen legea onartu izan dugula eta hor negoziazioa egon dela isasi jauna negoziaziorako momentua orain daukagu zatikako zuzenketan eztabaidatan

eskerrik asko gorospe andrea eztabaida amaitu denez

jaurlaritzari bozkatu dezakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita bat bai berrogeita hamabi

ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda garrido andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

familiei buruzko laguntzeko erakunde arteko planari buruz interpelazio bat

gobernu honen eta eusko jaurlaritzaren hain zuzen ere zein zen helburua jakinda isiltasuna mesedez plan honen

epea bukatuta zeukala pentsatzen dugu egitea

bere garrantzia duela jakiteko alde batetik

eta bestalde jakiteko etorkizunean eta plan berri bat egin behar denez

horren urratsak helburuak eta neurriak

eskerrik asko garrido andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

balantze garaian gauden honetan familia politiketan jaurlaritzak mila egun hauetan egindakoren balantzea ezkorra da

lau urteotan eman zitezkeen hainbat urrats haurreskolak doakoak izan daitezen lan merkatuko lanaldien ordu kopurua murrizteko

enpresenak hezkuntza zentroenak erakunde publikoenak gurasoen baimenak parekatu eta luzatzeko seme alabengatik ematen diren diru laguntza zabaltzeko eta abar eta abar eta abar baina ez da horrelakorik egin eta bitartean legegintzaldi honetan familiak pobretu egin dira eta pobretzen jarraitzen dute eta kontziliazioa gero eta zailagoa da enpleguaren ezegonkortasunak eta prekaritateak are zailagoa egiten dutelako pertsonen zaintza antolatzea

ez da exajerazio bat esatea gaur egun familiak emergentzia egoeran daudela

nabarmendu nahi dugu krisi ekonomikoaz gain zaintzen krisi ere bizi dugula

pertsonak zaintzea gero eta zailagoa delako areago pertsonak ondo zaintzea ezinezkoa da

gaur hemen daukaguna ez da justua eta ez da jasangarria familien motxila gero eta kargatuago dago eta poltsikoak gero eta hutsago

erakunde publikoek dagokien ardura hartu ordez eta harrigarria bada ere emergentzia egoera honetan

ez da ezer aurreratu lehenagotik zetozen politikak egiten jarraitu da eta politika hauek ez dira nahikoak eskasak dira eta ondorio kaltegarriak dituzte

neurri berririk ez familien eta haurren pobretzea saihesteko eta neurri berririk ez kontziliazioa errazteko

familia eta haurren pobretzeari dagokionez besteak beste familiak laguntzeko bi mila zortziko legeak

seme alabengatik ematen diren diru laguntzak progresiboki zabaldu egin behar direla bi mila hogeirako europar batasuneko estandarrekin parekatzeko

eta bestalde zabaldu egin behar dela diru laguntza horren iraupena hau da haurrak derrigorrezko hezkuntzan dauden bitartean eman behar dela diru laguntza hori

diru laguntza puntual bat eta bigarren haurra izanez gero jaiotzen den unean eta honek urtebete egiten duenean eta hori da egoera

nahiz eta arartekoak berak aitortu zuen familien zailtasun nagusietako bat hauxe dela kontziliazioarena ordutegia sinkronizatzeko neurririk ez lan aldiak murrizteko ere ez gurasoentzat ordaindutako eszedentzia sistemarik ere ez eta haurreskolak doakotasunetik urrun oraindik ere kontziliaziorako neurri nagusiak haurrak zaintzeko lanaldia murrizteagatik eta eszedentziagatik laguntzak dira laguntza eskasak eta desegokiak bestelako neurri batzuekin lagunduta ez badoaz eskasak dira pertsona bakoitzari bataz beste mila zazpiehun euro ematen zaizkiolako

dakarren diru galera eta beste neurri batzuekin lagundu ezean neurri hauek desegokiak dira zaintza emakumeen gain jarraitzen dutelako

emakumeak lan merkatutik aldentzeko pizgarriak dira

emakumeak dira kontziliaziorako laguntza hauek gainera ez daude guztien eskura enplegu egonkorra dutenen eskubideak dira soilik eta eta lanaldi murrizketekin diru sarrerak desagertzen edo gutxitzen diren neurrian gehienentzat ez da aukera bat eta bitartean

eta lan merkatuan muturreko bi egoera ditugu batzuentzat batez ere gizonezkoak lanaldi oso luzeak

baina ez da soilik urkulluren gobernuak ezer aurreratu ez izana betiko politikekin segitu izana soilik

kontziliaziorako laguntzen diru partida erdira ekarri zuela bi mila hamalauan

agortu zela diru kopuru horrekin kontatzen zuten familien artean

sortuz laburbilduz emergentzi egoeran zaintzen krisian bete betean murgilduta jaurlaritzak duela lau urteko politikekin jarraitu du eta okerrago hauetan murrizketak egin ditu

egunei nota jartzerakoan ez daukagu zalantzarik suspenso gutxiegi

eta propaganda gehiago eh bilduri inportantea iruditzen zaio adierazpen orokorretatik konpromezu eta proposamen zehatzetara etortzea

jaurlaritza sostengatzen duen taldeak gurasotasun baimenak parekatzen hasteko proposamenari ezezkoa eman ondoren jaurlaritzak

jardunaldi hauek baliatu zituen hauteskunde kanpaina hasteko

familian inbertitzeko estrategia bat garatuko duela asmo orokorrak eta zehaztapenik apenas ez dakigu oso ondo estrategia hori zertan gauzatuko den baina onartezina dena da lau urte hauetan ezer berririk egin ez

eta iragartzeko berriz ere lehendakari bada hau eta hura egingo duela

egindako zuzenketan hiru puntu jaso ditugu batetik jaurlaritzak legebiltzarrari eta batez ere herritarrei kontuak emateko betebeharra dauka

familia politikak gidatuko dituen plan bat egin bada eta egin denez eta honen epealdia bukatuta

denok dugu horren berri izateko eskubidea baina edozein modutan datuak eskutan

jaurlaritzak esparru honetan egindako politika antisoziala errefusatzea suspensoa ematea

zehazten dugu familia politika berritzaileak egin behar direla eraldatzaileak pertsona guztiok zainduak izateko dugun eskubidean oinarrituta eta zaintzeko dugun eskubidean oinarrituta bi printzipio horietan oinarrituta

eta pertsonek aukera izango dutela zaindu nahi duten eta noiz eta nola zaindu nahi duten aukeratzeko

zaintza lanak nagusiki familien gain eta ondorioz emakumeen gain utzi ordez zaintza lanen ardura sozializatuz erakunde publikoen
enpresen eta gizonezkoen erantzunkidetasuna sustatuz eskerrik asko etxeberria andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria sarasua andrea zurea da hitza

gure ustez talde guztiek konpartitzen dugu gaiak duen garrantzia

eta bereziki umeak dituzten familiak zaindu eta babesteko horretarako urkullu lehendakariak

beste bozeramaile batzuek esan duzuen bezala estrategia honek herri itunaren izaera eduki behar du erakunde publiko zein pribatu ezberdinak eta gizarte eragile guztien beharra premiazkoa da benetan eraginkorra izateko

mozioak eskatzen du familiei laguntzeko hirugarren erakundeartekoaren planaren balorazioa legebiltzarrera ekartzea eta ados gaude eskakizunarekin eta ados gaude ere bildurekin eskatzen duenean haratago joan behar dela familien inguruan hartutako neurriek

ondorio guztiak oraindik adibidez aipatu duzuen bezala ere jaiotze tasa

beraz beharbada modelo aldaketa bat eman behar da neurri eraginkorragoak lortzeko

hainbeste gustatzen zaizuen hitzetatik ekintzetara esaldia betetzen ari da urkullu lehendakaria buru duen eusko jaurlaritzak esan bezala

aurrerapausoak emateko inportantea da jakitea non gauden zein den abiapuntua aurrera joan ahal izateko

gehiago egin behar dugula familien inguruan argi daukagu euzko abertzaleak taldean eta zentzu honetan garrantzitsua iruditzen zaizkigu

y tendido estrategiak hornidura ekonomia behar du

urteko kopurua jarri da mahai gainean bi mila hogeigarrena urterarte

ezin ditugula eduki lehen eta bigarren mailako pertsonak gure gizartean eta are gutxiago umeak eta desorekak saihesteko txarren dauden familiek

orokorrean diru ezak ezin du oztopo izan ume guztiek nahi duten ume guztiek kultura aisialdi edota kirol ekintzetan parte hartzeko

euren seme alabekin nahi duten beste denbora egoteko neurriak bultzatu behar dira gizarteak orokorrean eta enpresa munduak zehazki barneratu behar dute ordutegien arrazionalizazioa honek ordutegi aldaketa kontziliazioa erraztu izango baita beraz bukatzeko erdibideko batera heldu gara talde proposatzailearekin eta alderdi sozialistarekin eusko jaurlaritzari eskatzen zaio

legebiltzarrera ekar dezan aurrerapausoak emateko hori ikusita

hurrengo plan estrategikorako gure aldetik urkullu lehendakaria zoriondu baino ez zaigu faltatzen familia

modu orokorrean tratatzeko plan estrategikoan egiten ari diren lanagatik eta espero dugu etorkizunean ekarpenak egin ahal izatea gaiak

arregi anderea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz ez dago hitzik erantzunen txandara pasatuz garrido andereak ez du hitzik hartu behar eh bildu taldearen ordezkaria

laburra izango naiz ppk psek eta pnvk egindako erdibidean proposatzen duzue

familiak laguntzeko erakundearteko hirugarren planaren ebaluazioa egitea

europan egiten diren familia politiken azterketa konparatu bat egitea guk ez dugu arazorik eduki horiekin baina kontua da eta arazoa da beranduegi datorrela hau guztia orain

eta prentsaren bidez jaurlaritzak hausnarketa bat egiten ari dela eta omen dago dekalogo bat eta oso interesgarria omen da

eta egia da hausnarketa orain arteko politiken inguruko hausnarketa eta balantzea egin beharreko lana dela ulertzen dugu

oinarria hori dela baina arazoa da hori bi mila hamairuan egin behar zela

familia politikak hasteko abiapuntua dela oinarria dela eta gaur orain legegintzaldiaren bukaeran gaudela eta orain arte

eta are gehiago murrizketekin hori da arazoa beranduegi dela hau legegintzaldiaren

lan bat zela gure ustez eta hori ez da serioa eta kontua da jada hemen mozio honetan eskatzen dena hasiera bateko

jada bi mila hamabosteko apirilaren hamaseian legez besteko batean eskatu zuela legebiltzar honek

ebaluazio hori egin behar zuela eta ekarri behar zuela bi mila hamabosteko apirilaren hamaseian hortaz gauza berari bueltaka ari gara zergatik eta jaurlaritzak ez diolakolegebiltzarrari kasurik egiten nik ez dakit zenbat aldiz ekarri beharko ditugun eskaerak legebiltzarrera eta onartu beharko ditugun jaurlaritzak

egiteko eta baita ere hor legez besteko berean

zehaztu zezala bide orri bat kontziliazioaren esparruan europako estandarrekin

urtearen bukaerarako nik dakidala ez da ezer egon horren inguruan gauza berari bueltaka hortaz jaurlaritzak ez dio halako legebiltzarrari kasurik egin eta esandakoa agintaldia bukatzera doanean

ez dakigu oso ondo estrategia hori zertan datzan behin bitan hirutan esan zaigu hemen estrategia bat dagoela

ez zaigu estrategia horren berririk iritsi ez dakigu zer den hori

familia politikak garatzeko eta ezer berririk egin ez duenean horregatik guztiagatik uste dugu hau ez dela serioa eta ez gara joko honetan sartuko hortaz
proposamenean abstenitu egingo gara besterik ez eskerrik asko etxeberria andrea
sarasua andreak ez du hitzik hartu behar arregi andrea

eserlekutik bilduko ordezkariari esateko bakarrik gauza bat

eskatzen dela hausnarketa egitea hausnarketa beharrezkoa dela eta baina gogoratu behar dizut planaren iraupena bi mila hamabosteraino zela beraz orain

gure ustetan hausnarketa hori eta balorazio hori eskatzeko besterik ez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

ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrenda agortu denez osoko bilkura ere